gai zerrendako zazpigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena bi emakumez osatutako bikoteak edo

kanpo uztearen bitartez osasun ministerioak berdintasun printzipioari egindako erasoa gaitzetsi eta inposatu asmo

ez aplikatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde sozialistaren ordezkaria den sánchez andrea zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den lur etxeberria andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente ugalketa lagunduan

euskal herria bilduk bi helburu ditu gaur batetik ppren murrizketa ideologiko eta diskriminatzailea salatzea eta bestetik jaurlaritzari eskatzea murrizketa hau ez aplikatzeko konpromisoa manten dezala pausu batzuk gehiago emanez aurrerago azalduko ditudanak pp proposatzen eta gauzatzen ari da
emakumeei isiltasuna mesedez ugalketa lagundua debekatzea osasun sistema publikoan

baina ez emakumeak bakarrik baldin badaude hau da emakumeak gizon bat beharko dute ondoan mezua

familia erreprodukziorako familia ugalketarako instituzioa eta gizonak

bermatzeko gauzak diren bezalakoak izaten jarraitzen dutela eta bermatzeko emakumeek egin behar dutena egiten jarraitzen dutela

ez prestazioak gehitzen ez hobetzen ez ditu ez herritarren eskubideak gehitzen ez hobetzen aldiz ppren morala inposatzera dator

edota sexu bereko pertsonak ezkontzeko aukera ematen duen legearen kontra eginez zer aldaketa egin du ppren gobernuak

bete beharreko baldintza da bikotekidea edukitzea emakumeek bikotekide bat izatea

baldintza nahikoa bikotekide horrek gizonezkoa izan behar du

aitortzen die ugalketa lagundurako eskubidea bikote heterosexualek

osasun sistema publikora jo dezakete ez ordea

edo bikotekiderik gabeko emakumeek ugalketa lagundurako unitatera bi gauza eraman beharko lirateke hortaz osasun txartela batetik gizonezko bikotekidea bestetik egia da autonomia erkidegoek badaukatela ahalmena zerbitzuen kartera hau handitzeko bakoitzaren aurrekontu partidatik dirua jarrita kontua da ppren gobernuaren murrizketa diskriminatzaile honek

ondoan gizonik ez duten emakumeak kanporatu nahi dituzten autonomia erkidegoei hemendik aurrera zerbitzua ez dago emakume guztientzat bermatuta

geratzen baita eskubide hau bete ala ez eta zeri erantzuten dio murrizketa honek guk hiru ideia nabarmendu nahiko genituzke

familia mota bat inposatu nahi da familia nuklear heterosexuala emakumeez osatutako bikoteak edo bikoterik gabeko emakumeak bigarren mailako herritar bihurtuz bi

eta mezua argia da bikote heterosexualak dira

eta hiru osasun publikoko murrizketak eskubide galerak dira herritarrontzat esan dudan bezala familia mota bat inposatu nahi da familia nuklear heterosexuala eredu hori jarraitzen dutenak eskubide guztiak

eredu heterosexuala zalantzan jartzen dutenak bigarren mailako herritarrak hautu jakin bat egiten dutenak kanporatu egiten ditu diskriminatzailea da goitik behera diskriminazio borondate argia dauka izan ere teknika hauek ezer sendatzen ez badute

aldiz haurrak izatea ahalbidetzen badute emakume guztiek emakume guztiek aukera eta eskubide berdinak izan beharko genituzke

eta besteek ez gizonezkorik badaukazu apta gizonezkorik ez daukazu

guraso izateko modu bakarra sustatu nahi du madrilek familia eredu bakarra aita ama eta seme alabez osatutakoa jesús maría eta josé

bere zerua inposatu nahi digu herritar gehienentzat infernuaren antza hartzen ari den arren pp ren zerua gehienon infernua

adán eta eva maría eta josé bikote heterosexuala guztiaren abiapuntua

eta hirugarrenik eta azkenik osasun publikoko murrizketak eskubide galerak dira herritarrontzat pp ren politikei esker pp ren politikei esker gero eta gehiago eskubideak saldu eta erosi egin daitezke

merkatu kapitalistak salduko du dirua daukanak erosi eta gainontzekoak salduta geratuko dira nabarmendu beharrekoa da zerbitzu publikoak

baita ere esparru pribatuan merkatu kapitalistan zerbitzu hauen eskaera sustatzeko borondate bat ugalketa lagundua murrizten dute osasun sistema publikoan

klinika pribatuen eta kapitalaren bazka izaten ari da eta madrildik ezer gutxi espero dezakegunez euskal herrira begira jarri nahiko genuke zehazki araba bizkaia eta gipuzkoara eta ekimen honen bidez jaurlaritzari eskatzen diogu murrizketa hau ez aplikatzeko hasitako bide horretan jarrai dezala

emanez jaurlaritzari egiten diogun lehenengo eskaera

pp k proposatutako diskriminazioa ez aplikatzeko konpromisoa manten dezala

ondoan gizon bat izan edo ez inolako diskriminaziorik gabe jaurlaritzari luzatzen diogun bigarren proposamena jaurlaritzak eta zehazki osakidetzak horren berri eman dezala komunikazioa eta informazio kanpainen bidez

argitzeko iruditzen zaigu beharrezkoa dela informazio kanpainak egitea batetik barne mailan osakidetza barruko langileen artean argi izan dezaten zein den jaurlaritzaren erabakia zeren orain arte ginekologoen aldetik eta osasun langileen aldetik ematen den mezua ziurgabetasunarena da esaten dute une honetan eskubidea badaukazu baina agian datorren urtean kanpoan geratuko zara ez dakigu zer gertatuko den

herritarrek argi izan dezaten zerbitzuak unibertsala izaten jarraitzen duela

eskaera duela urtebete landutako zuzenketan jaso ez bagenuen ere iruditzen zaiguna garrantzitsua

ugalketa lagunduko unitateen terminologia egokitzea guraso izateko moduan hitzetara egokituz adibidez osakidetzan ugalketa lagunduko unitateak esterilitate

antzutasun arazoekin hurbilduko dira bikote heterosexualak noski baina ez da kasua hori emakumeez osatutako bikoteetan edo bikoterik gabeko emakumeetan

izendapena findu egin beharko litzateke eta hau adibide bat besterik ez da baita ere proposatzen duguna da

ugalketa lagunduko prozesuan zehar eta haurdunaldiaren eta ondoren etortzen den haurdunaldiaren prozesuan zehar osakidetzak banatzen duen materiala egokitzea gurasotasun eta familia eredu anitzak aintzat hartuta egokitu egin behar dira prozesu horietan banatzen diren materialetako irudiak eta testuak adibidez

ama izateko bidean eta liburuxka horretan agertzen den argazkietako bat hauxe da hain zuzen ere familia nuklear heterosexuala eta testuan zehar aitez eta amez hitz egiten da inoiz ez amez edo gurasoez

guraso izateko modu anitzetan pentsatuta sortu behar da materiala osasun sistema publikoak denok den denok

mila esker eskerrik asko etxeberria andrea mistoa

eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arrizabalaga andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburua lehendakaria sailburua legebiltzarkideok arratsalde on denoi ez daukat nire txanda luzatzeko asmorik sánchez andreak esan duen modura

sinatu dugu eh bildu talde sozialista eta gure taldearen artean erdibideko

benetan erraza izan dela esan dezaket legezbestekoaren eskaera eusko jaurlaritzak orain arte bete izan duelako betetzen duelako eta betetzen jarraituko duela urriaren hogeita hamaikako

jaurlaritzak argi zeukan zerbitzu hori euskal autonomi elkartean bermatzen jarraituko zela aspalditik ematen ari den zerbitzua baita eta

zuenean jaurlaritzak prestazio zerrenda aldatzeko proposamenari bere ezezko borobila eman zion bi emakumez osatutako bikoteak

ugalketa lagunduko tratamenduetatik kanpo uzteari berdintasun printzipioari egindako eraso zuzena dela ikusten baitugu eta

bere ekitatea eta pertsonak ez diskriminatzea bere egoera ekonomikoagatik edo bere sexu orientazioagatik bi mila hamairuko

osasun sailburuak jon darpónek madrilen ospatu zen nazio osasun sistemaren kontseilu

egiten ari zen moduan bikoterik ez duten emakumeek osakidetzaren eskutik ugalketa tratamenduak jasotzeko eskubidea

tal y como ha comentado también la señora etxeberria etxeberria andreari bai gustatuko litzaidake gauzatxo bat esatea gaiari eusten ez dioten hainbat kontu azaldu dituzu ez dakit pena balio baduen gaur

erdibidekoa sinatu duen taldeetariko bat da eh bildu eta hori pozgarria da guretzako horrelako adostasun maila altuarekin onartutako erdibidekoa sinatzea
eta are gehiago gai honetan giza eskubideetaz hitz egiten ari gara isiltasuna mesedez eusko jaurlaritzak diskriminazioak alde batera uzten dituela defendatzen

hala ere aski da murrizketen itzala uneoro zabaltzeaz edonon diskurtso guztietan buruz ikasitako errepikapena izango balitz bezala

eh bilduk ondo baino hobeto daki eusko jaurlaritzak osakidetzaren bidez

laguntza bidezko ugalketara iristeko eskubidea bermatuko diela gure erkidegoan beti izan dute aukera hori aitorturik eta jarraituko da izaten

ez bakarrik sailak publikoki behin eta berriro errepikatu duelako lehen esan dudan bezala prentsa bitartez sare sozialen bitartez webguneen bitartez

horrela erantzun bai zitzaion eh bilduri beraz nik uste dut argi dagoela gai honetan jaurlaritzaren konpromisoa badagoela zerbitzu hau aurrera eramateaz beraz gure taldeak

eta horregatik esan dut hasieran erraza zela guretzako legebiltzarrak onesten zuela jaurlaritzak zegoeneko hartuta zuen erabakia hau da ugalketa tratamenduetarako sarbide eskubidea mantentzea

emakumeentzat eta horretan dihardu aldez aurretik eta geroztik hona horregatik sinatu ez duten taldeei alde bozkatzera gonbitea egiten diet justua delako zilegia delako eta horrela eskubide bat bermatzen ari garelako

arrizabalaga andrea garrido andrea zurea da hitza

arratsalde on lehendakaria sailburua legebiltzar kideok nik pentsatzen nuen

ez zela erabiliko eta demagogia ez zela egingo baina argi dago interbentzio ia gehienetan demagogia hutsa egin dela

behar den moduan ez dela tratatu el real decreto

sorpresa hartu dut eh bildurekin zeren batzuetan ganbara honetan

honetan desobedientziara jotzen du eta momentu honetan esaten du

prestazio batzuk ez dituela jasotzen nik uste dut kontraesana nabaria dagoela zure diskurtsoan eta gainera nik azaldu dudan bezala hemen autonomia erkidegoek daukate aukera eta daukate eskumena kartera hori gehitzeko orduan kontraesana da

eta beste batzuetan kasu honetan bezala esatea espainiako gobernuari gauzak arautu behar

da baina beno zuek jakingo duzuen zergatik egin duzuen diskurtso hori en definitiva creo que los argumentos

eskerrik asko garrido andrea erantzunen txandara pasatuz euskal sozialisten ordezkariaren sánchez andreak dauka hitza

eh bildu taldetik etxeberria andrea zurea da hitza

bai pnvk eta bai ppk nire ahotan jarri dituzte esan ez ditudan hitzak baina tira

eh bilduren posizioa laburbiltzen pentsatzen dut oraingoan bai aurrekoan ondo azaldu ez banaiz ba ondo ulertuko didazuela

eh bilduk gaur hemen bi helburu zituela bat zen ppren murrizketa ideologiko eta diskriminatzailea salatzea

ez dakit laura ez baita entzuten ari bai salatzea ppren murrizketa bigarrenik jaurlaritzari eskatzea murrizketa hau

mantentzea pauso batzuk gehiago emanez eta bai eskatzen genion jaurlaritzari pauso batzuk gehiago ematea murrizketarik uste dut ez dudala aipatu

lehenengo helburuan ppren murrizketa salatzeari dagokionez parlamentuko talde gehienen adostasuna lortu dugu eta pozgarria da gehiengoarentzat ez da onargarria ppk ezarri duen murrizketa ideologiko hau ez da onargarria bikote heterosexualen arauari jarraitzen ez dieten pertsonak bigarren mailako herritar gisa tratatzea ugalketa lagundua osasun sistema publikoa emakume guztiontzat

gaur aldarrikatu eta onartuko duena bigarren helburua lortu dugu baina neurri batean soilik parlamentu honen gehiengoak

jaurlaritzari eskatzea eskubide hau unibertsal mantentzeko konpromiso horretan manten dadila eta garrantzitsua da garrantzitsua da

aitortu egin behar zaio pozten gara kasu honetan madrildik etorri zaigun murrizketa hau aplikatu ez izanaz

eta egia da eh bilduk aukera hau baliatu nahi izan duela pausu batzuk gehiago emateko jaurlaritzari eskatzeko

norabide horretan baina onartu behar dut honetan bakarrik geratu garela eta ez dugula lortu honetan adostasunik lortzea ez dugu lortu onartzerik komunikazio eta informazio kanpainak egin behar direla bai osakidetza barruan

araba bizkaia eta gipuzkoan emakume guztiek daukatela osasun publikoan ugalketa lagundurako eskubidea ez dugu

erdibidekoan puntu hori txertatzerik eta ezta ere ez dugu lortu proposatzen genuena ugalketa lagunduko unitateen terminologia

banatzen den material hori egokitzea gurasotasun

anitzetara eta hortaz oraingoz ugalketa lagunduaren unitateek esterilitate edo antzutasun unitateak izaten jarraituko dute

izkin egiten dioten pertsonak baztertzen jarraituko dute edozein modutan

ugalketa lagundua osasun sistema publikoan emakume guztientzat inolako diskriminaziorik gabe ondoan gizon bat izan edo ez baina oraindik zer hobetua badagoelako

gaur mahai gainean geratu zaizkigun hobetu beharreko alderdiak aintzat har daitezen horregatik bat egiten dugu erdibideko proposamenarekin eta alde bozkatuko dugu baina baiezko kritiko bat izango da gai honetan badagoelako zer hobetua

behar bezala ixteko eta bukatzeko osasun sistema publikoaz ari garen egun honetan gure elkartasuna eta babesa helarazi nahi diegu

lan baldintza duinen eta kalitatezko osasun zerbitzuaren alde greban ari diren langile guztiei zuen borroka gurea ere badelako eta zuen lorpenak

eskerrik asko maneiro ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

baliteke eta ikusten dudana da batzutan eh bilduren diskurtsoa

gogoarekin etortzen denez tribuna honetara murrizketak aipatu eta jarraian jaurlaritzaren konpromisoa eskatu denez gai honetan nik bakarrik erantzun dotsut jaurlaritzaren konpromisoa gai honetan

eta oso publikoa eta ez dot errepikatuko zenbatetan agertu den darpón sailburua esanez prestazio hau ematen jarraituko dala

emakume guztien eskubideak bermatuz ordena hau aurkeztu baino lehenago prestazio hau ziurtatzen zen eta ondoren ere gobernu honek jarraituko du egiten
besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko garrido andrea eztabaida amaituta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

hirurogeita hamalau eman dugu bozka ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako zortzigarren puntua

sinatutako hitzarmenen arabera eusko jaurlaritzak arabako obra hidraulikoak

epeak ez betetzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andreak dauka hitza

hitz egiten duenak eskertuko dizue gracias señora presidenta lehendakari

alde bozkatuko dugula sinatu dugun erdibidekoaren alde bozkatuko dugula eta lehenengo eta behin gogoratu behar dela bi mila laugarrena urtean sinatu zela akordio marko bat

artean araban hainbat azpiegitura hidrauliko hainbat obra hidrauliko egiteko

obra berdinak egiteko eta bi mila zortzian sinatutakoa bete ez zena bi mila hamalauean dirudienez beste akordio marko bat sinatu egin dela

urtetik egin gabe dauden azpiegitura hidraulikoak egiteko berez gure helburua gaurko honetan da mezu argi bat bidaltzea eusko jaurlaritzari mesedez ez sinatu beste akordio markorik

ez eta ea bi mila hamalauean sinatutakoa behintzat betetzen den gainera

guztiak beharrezkoak direlako oso larria da baina kasu konkretu batzuetan gainera ingurumenarekiko edo ingurumenean sortarazten dituzten arazoak oso larriak izan direlako

aguraingo edaren dauden arazoak direla eta aguraingo araztegian

zadorra ibaira botatako isuriaren ondorioak ingurumenean konkretuki zadorra ibaian hainbat arrain

bertoko bioaniztasunerako oso kaltegarria izan zelako isuri hori ba aguraingo araztegiaren obrak

akordio marko horretan ere lehentasunezko obrak bezala agertzen direlako

akordio marko horretan ere lehentasunezko obrak bezala agertzen direlako

urtean ez egotea berbetan aguraingo araztegiaren inguruan beraz ez da lehenengo biderrez zoritxarrez

azpiegitura hidraulikoen inguruan ari garela aspaldidanik sinatutako eta adostutako obrak izanik eta gaur egun egin ez direnak azken eztabaida den bete ez diren obra hidraulikoen inguruan

euskal sozialistak taldearen ordezkaria rojo andrea zurea da hitza

ez du hitzik hartu behar bozketara deituko dugu

eztabaida amaituta bototara jartzen da euskal talde popularra euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten

aho batez onartu da gai zerrenda amaituta osoko bilkura